egun on guztioi rajoy aznar

luze jarrai dezaket banan banan alderdi popularreko ordezkarien zerrenda

esan dudan bezala zerrenda luze eta zabala iruzurrarena inposizioarena indarkeriarena suntsiketarena ezjakintasunarena astakeriarena homofobiarena

badirudi elkarren artean lehia batean sartu direla ea nork astakeria handiena bota nork inposizioa handiena ezarri

marka hortxe oyarzabal jauna espainiar nazionalismoa eta adoktrinamendua alderdi popularra horretan ari da jo ta ke erreforma ideologikoak

identitarioak bata bestearen atzetik onartuz eta inposatuz herritarren eta herrien askatasunarekin amaitu nahirik herritarren eskubide sozial eta laboralekin amaitu nahirik

eskubide guztiekin giza eskubideekin eskubide zibil eta politikoekin eta nola ez hizkuntzaren eskubideei ere

eta guzti hori demokraziaren askatasunaren eta bideragarritasun ekonomikoaren izenean egiten duzue inolako lotsarik gabe ukitzen duzuen guztia suntsituz eta porrota inposatuz zuen porrota beste guztioi inposatuz

hori da zuen akordioa eta hori da zuen adostasuna eta orain hezkuntzari egokitu zaio

hezkuntza eskubidearekin amaituz hezkuntza pribilegio bilakatuz elitista

bakoitzak duen maila ekonomikoaren arabera hezkuntza maila izan dezan hezkuntza merkatu produktiboaren menpe jarriaz aurretiazko sailkapena ezarriz frankismoaren garaietara itzuliz rebalidekin ikastetxeak mailakatuz

ikastetxeei familiei hezkuntza komunitateari erabaki ahalmena murriztuz hezkuntza pribatizatuz sistema publikoa desmantelatuz

hau da herritar guzti guztioi madrildarrak izan

katalandarrak izan datorkigun eraso bortitza guztioi eta gure herriaren kasuan areagotzen den

gure hizkuntzaren euskararen kontra zuzen zuzenean doalako gure errealitatearen gure hezkuntza sistemaren gure erabaki gaitasunaren aurka doalako bereziki eta orain

curriculumaren aurkako gudari ekin diozue

bilatu behar kontra egiteko eraikitzen ez uzteko deseraikitzeko eta pertsonen askatasuna eta herrien askatasuna

aniztasuna ez errespetatzeko hori da zuen guda aniztasuna ukatu askatasuna ukatu

euskal curriculumak jaurlaritzak azaldu duen heziberri bi mila hogei egitasmoak kilimak ere

guk bat egiten dugu eta batzordean ere esan genuen bat egiten dugu eta ados gaude euskal curriculuma

onartzearekin hezkuntza komunitateko eragile guztiekin adostearekin baina guztiekin eta hemen

egin duzue eta prest gaude eta iruditzen zaigu logikoa dela eztabaida hau hemen guztion artean ematea akordioak bilatzea eta euskal gizartea ere eztabaida horren parte izatea hemen inportanteena da herritarrekin adostasunak

hori izan behar dela ados gaude ere

hezkuntza lege propioaren beharrarekin nola ez beti aldarrikatu dugu zerbaiten premia baldin badaukagu horren premia da lege propio baten premia eta beharra dugu urgentziaz

bide horretan euskal bidea egiteko bide propio hori elkarrekin egiteko

gure herritarren hezkuntza eskubideak defendatzeko herritarren arteko aipatu duzuen berdintasun hori defendatzeko aniztasuna bermatzeko azkenean gure hezkuntza kalitatea mantendu eta hobetzeko

luze bat azkenean hezkuntza herritarren eta herrien askatasunean oinarritu behar delako

guztion artean gizarte justuago bat solidarioago bat ekitatibo bat eraiki ahal izateko baina horretarako ikusten dugu

jaurlaritzak hainbat kontu argitu beharra dituela

geratu gara berriozabal andereak esandakoagatik aipatu duzu urkullu eta gobernuak

zer esan nahi duen baina argitu beharra dago ea curriculuma eta lege propioa garatzeaz gain hau da bide hori jorratzeaz gain lomceri aurre egiteko prest

bitartekoak definitu eta garatzeko horretarako baduzue borondaterik

gobernu honi entzun ez dioguna ez legebiltzarrean ez batzordean

hezkuntza komunitateari babes marko bat eskaintzeko

eta beharrezkoa da baina babes marko bat behar dute bitartekoak behar dituzte jaurlaritzaren eta legebiltzarraren lana da bitarteko horiek eskaintzea gero beste zalantza bat lomceri aurre egiteko orduan zer esan nahi du legalitate barruan egiteak alegia soilik

garatzeko asmoa dagoen curriculuma lomcek ematen digun

hainbat galdera ditugu eta iruditzen zaigu argitu beharra dagoela orain arte erantzunik ez dugulako jaso

momentu honetan pilota zuen teilatuan dago

eta eajren teilatuan dago ea

bidea jorratzeko eta bide horri jarraitzeko asmoa ote duzuen eta gure

bidea hartzen duzuen edo adoktrinatzailea eta espainiar nazionalisten eskutik joateko aukeratzen duzuen estabilitatearen

mozorropean hori zuen esku dago eskerrik asko ubera
anderea erantzunen txandara pasatuz oyarzabal jauna zure da hitza

oyarzabal jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den celaá andereak dauka hitza

gracias eskerrik asko celaá andrea mistoa upyd

en breve y sino al tiempo gracias eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria berriozabal andrea zurea da hitza

beharrezkoa dela hezkuntzaren euskal legea baina

lau urte izan dituenean gobernuan abian jartzeko eta ezer egin ez duenean behintzat poztu egiten gara heziberri

hori aurreikusten dela ikusteaz eta zuek partekatzen duzuela ikusteaz

zehatzak aldatu zenituela esan duzu baina gauza asko egin zenituen inorekin hitz egin gabe

iruditzen zaigu kezka nagusietako bat izan dela sindikatuak

dinamika honetan baina esan behar dizut eta baita celaá andreari berak ere aipatu baitu informazio eguneratu gabe duzuela zeren eta aste honetan bertan

inguruko informazio guztia emateko gaur bertan esan duzue beti aldarrikatu dugu hezkuntzaren euskal legea horregatik iruditzen zaigu hori horrela izanik pena litzatekeela gaur gure zuzenketaren aldeko botoa ez ematea

uste dut erraza dela baiezkoa ematea bestela betikoaren aurrean egongo ginateke manifen alde eta legebiltzarrean kale

ez dugu aurrebaldintzarik jarri eta uste dugu erabat onargarria dela bai zuentzat bai gainontzeko guztientzat ere

inposaketak eusko alderdi jeltzalearekin zerikusirik ez dutela ondo baino hobeto adierazten duten

egin behar dugu horretarako hiru baldintza behar ditugu aurrenekoa diagnosi partekatu bat oinarrizko adostasun bat bigarrena hezkuntza komunitatearen inplikazioa komunitate osoaren inplikazioa eta hirugarrena gure sistema

gure bidea egiten jarraitzea eta bide hori elkarrekin egiten dugu edo ez dugu egingo hor aurkituko duzue eusko alderdi jeltzalea ez beste inon eskerrik asko
eskerrik asko berriozabal anderea eta amaitzeko ubera andereak dauka hitza

urkulluren gobernuak eta urkullu berak lehendakariak inoiz izan ez duen aukera dauka eta babesa dauka lomce ez aplikatzeko gure herrian

gure hezkuntza sistema propioa garatzeko eta gure etorkizunera begirako oinarriak jartzeko hemen babes osoa daukazu eta gu esku

daude argi eta garbi esan dugu baina oraindik ere ez diguzue argitu zer egin behar duzuen lomceren aurrean behin eta berriro ari gara galdetzen baina

argitzen badirudi oyarzabal jaunak esan duen bezala espainiar nazionalistekin eta adoktrinatzaileekin joateko prest zaudetela hori da konpartitzen duzuena hori da zuen eredua

pentsatu nahi dut ezetz pentsatu nahi dut ezetz ikusita herritarrek

eta gu hor egon behar gara hezkuntza komunitateko eragile guztiek

ikasleak irakasleen ordezkariak guztiekin elkarlanean gure hezkuntza sistema guztiena

eta urratsak emateko gure hezkuntza sistema benetan sendoa izan dadin askatasunean pertsona guztien eskubideak mailaketarik

herri bat gizarte bat hainbeste gustatzen zaizuen kohesio hori lantzeko eta garatzeko eta gu horretan gaude eta horretarako prest gaude eta esan dizuegu curriculuma

hitz egiteko prest gaude ez duguna onartuko da oyarzabal jauna herri honi

inposatzea eta hori da bilatzen duzuena zuek duzuen porrota urteetan landu duzuen porrot hori herri honetara ekartzea

honetan ere inposizioaz porrot hori ezartzea garbi ikusi da mundu mailan zein den espainiaren marka porrotarena iruzurrarena eta hori da lomcerekin bilatzen duzuena

edukiak horiek dira pertsonen askatasunarekin bukatzea

pertsona bakoitzak duen ekonomi mailaren arabera

totalitarismoa inposatzailea adoktrinatzailea eta hori da espainiar nazionalismoak bilatzen duena etengabeko konfrontazioa

herrien arteko konfrontazioa hemen bilatu behar dena da herrien eta herritarren arteko

hori da aniztasuna eta aniztasuna ez da zuk urriak hamabian kataluniara joanda erakutsi zenuena

ikusten da zuek zer defendatzen duzuen eta orain

curriculuma atera duzue curriculuma hartu duzue aitzaki bezala herritarrak isilarazteko inposatzeko eta errealitate propioa eta daukagun nortasun hori horrekin amaitzeko

eta horretan ari zarete mendeetan eta urteetan horretan ari zarete zuzen zuzenean gure hizkuntza erasotuz hezkuntza denok dakigu gizarte aurreratu baten oinarria eta etorkizuna dela eta horretan ari zarete erreformak aplikatuz

hori da zuen eredu totalitarioa eta inposatzailea eta hori da lomcerekin hemen

eskerrik asko ubera andrea eztabaida amaituta lehenengo jarriko dugu bozketara oyarzabal jaunaren mozioaren jatorrizko testua

bai hamaika ez berrogeita zortzi abstentzioak hamasei ondorioz ez da onartu

bozkatu dezakegu sozialisten osoko emendakina

ez da onartu osoko zuzenketa jarraian upyd mistoaren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai bat

euzko abertzalearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hogeita zazpi ez hamaika abstentzioak hogeita hamazazpi ondorioz osoko zuzenketa onartuta geratu da

mozioa bixen itxaso gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak aurkeztua eusko jaurlaritzak gizarte elkarrizketaren mahaia biltzeko deia egiaren gainean eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duenaren taldearen txanda denez

nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den arrondo andreak dauka hitza

partehartzaileak esan duen bezala ez da lehen aldia legebiltzar honetan elkarrizketa sozialerako mahaia deitzearen inguruan eztabaidatzen dugula maiatzaren bostean

batzordean alderdi sozialistak egindako proposamenean gaur eskatzen duen gauza bera eskatzen zuenean hau da elkarrizketa sozialerako mahaia deitua izatea

proposamena onartu egin zen eta zuekin batera sozialistekin batera alde bozkatu zuten alderdi popularrak eta

baina ez da deitua izan denbora honetan enplegu eta gizarte politiketako sailburuak esan duen bezala juan mari aburto jaunak ez du komenigarria

ez zegoen baldintzarik euzko alderdi jeltzaleak baiezkoa eman zion proposamenari baina jaurlaritzak ez du baldintzarik ikusi martxan ipintzeko hori da hain justu guk defendatzen genuena gu zergatik ez gatoz bat egiten den proposamenarekin elkarrizketa sozialerako mahaia biltzea eta martxan ipintzea proposatzen denean

administrazioa patronala zenbait sindikatu biltzen dituena

orain arte ezagutu dugunaz ari zarete hitz egiten eta gaur berriro alderdi sozialistak orain arte egon den ereduari jarraipena ematea proposatzen du eta gure ikuspuntutik eredu horrek ez du balio gure herrian behar diren neurriak hartzeko ezta ere langileak babesteko bi gauzak bi gauzetarako

lehendakari zenean patxi lópez abian ipini zen eae ko elkarrizketa

martxan ipini zen jakinda langileen ordezkarien gehiengoa ez zela egongo ez zutela parte hartuko eta hori gure ustez larria eta onartezina da horrez gain errepasatu dezakegu hala eta guztiz elkarrizketa sozialerako mahaia egon den edo egon zen bitartean abian biltzen zen bitartean estatuan zein hemen gertatu dena

gora egin duela gelditu gabe pobrezia areagotu egin dela ere ak

enpresak itxi egin direla ixten jarraitzen direla diru sarrera bermatzeko errentan murrizketak ezarri

inposatu direla bat bestearen atzetik ultraktibitatea medio

erreforma bidean dugula langile publikoei soldata jaitsi egiten zaiela eta abar luze bat hau da murrizketa eta basakeri

hori bai azken datuen arabera modu berean eta aldi berean aberatsak gero eta aberatsagoak dira

zer egin zuen zer egin du mahai horrek murrizketa horiek ekiditeko

horiek salatzeko zein neurri hartu zuen austeritate politika horri amaiera emateko

garrantzitsuak diren gaiak lantzeko mahai eraginkorra izan zen ala zenbat interes eta zenbait dirua apurrak elkar banatzeko tresna erabilgarria izan zen nik uste dut galdera denok erantzuteko egia esanda

ekarri da hona edo ekarri zen hona eta logikoa denez emaitzak ere antzekoak izan ziren el diálogo social así entendido

azken batean elkarrizketa soziala ere edo ariketa elkarrizketa sozialaren ariketa bat izan zena akordio bat lortu nahi zen uztailaren zazpia baino lehen eta patronalaren ezezko jarrera topatu zen patronalak lehen esan bezala azken erreformen ondorioz bere esku dituelako tresna ugari lan harremanetan negoziazio kolektiboan nahi duena egiteko eta horrekin topatu zen lehendakari jauna ere eta ematen du

lezioa guztiz ikasi zeren badirudi ere laster herritarren eta sindikatuen gehiengoaren kontra beste organo bat sortzearen asmoa iragarri duela kasu honetan derrigorrezko arbitrajea arautzeko euskal adarra

lan erreforma bidegabearen aurrean men eginez horri aurre egin beharrean ikusiko dugu zer gertatzen den

baina gauza bat argi dago hori guretzat ez da bidea eta hori dena kontuan izanda aurkezten dugu zuzenketa hau nuestra enmienda a la totalidad

euskal herriak bere erabakia hartu behar ditu gai sozio ekonomikoetan ere

a la realidad de este país beraz eta laburbilduz benetako elkarrizketa sozial eraginkor bat nahi bada eredu berri bat

bidezkoa dena eta hasteko galdutako eskubideak berreskuratzeko eta horretarako burujabetza ekonomikoaren bidean urratsak

horiei begira eraikia ez den elkarrizketa soziala elite ekonomikoen beharrei erantzuteko baino ez da orain arteko

eredua hori izan da gure ikuspuntutik eta horregatik norabide aldaketa sakona eskatzen dugu eta bitartean merezi ez dutenei zilegitasuna emateko tresnarik ez dugu nahi

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

alderdi sozialistako itxaso jaunak esan duen bezala gizarte elkarrizketaren mahaia biltzeko deia egiteari buruz sarritan mintzatu gara legebiltzarrean

eztabaidatu eta onartu genuena beste ordezkari batzuek ere aipatu egin dutenez data oso inportantea da maiatza eta uztailean hitzarmen kolektiboen ultraaktibitatea amaitzen zen beraz

guztion aldeko elkarrizketa adostasunetara heltzeko ezinezkoa delako hitz egitea besteen jarrerak entzun eta errespetatu

beraz baldintza honekin ze akordio lortuko da itxaso jauna ya le he dicho que incluso

la confrontación por la confrontación denon esfortzua behar dugu lan egoera honi buelta emateko

bakoitzak bere postura defendatu dezala baina gutxieneko batzuetan

derrigorrezkoa da euskal langilegoarentzat horretarako mahaira joan behar da han norberaren jarrera azaltzeko eta batzen gaituzten gauzetan

gizarte elkarrizketaren mahaia deitzeko borondatea argi utzi du

baina lehen esan dudanez parte hartzea librea da

eraman parte hartu nahi ez dutenak horregatik sailaren esfortzuak guztiokin gutxieneko akordio batzuk lortzera bideratuta egon dira mahaia ofizialki deitu baino lehen adostasun handiagoaren bila mahaian parte hartzera dagoen inor

ez daiten hanka motz hasi interpelazioaren erantzunean ere argi utzi zuen bere jarrera sailburuak legezbesteko proposamena

eta handik hona ere enplegu eta gizarte politiketako sailak buru belarri ibili da

hartu emanetan adostasunaren bila gutxieneko amankomun batzuk bilatu nahian mahaia ofizialki deitu baino lehen gobernua

asko eduki ditu eragile desberdinekin baldintzarik onenak bilatu nahian mahaia

eskerrik asko arregi andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upydk dauka hitza

eskerrik asko hitzak hemen

esaten da elkarrizketa guztiz beharrezkoa da akordioak lortzea are gehiago eta
guk ere gauza bera esaten dugu elkarrizketa eta akordioak isiltasuna mesedez beharrezkoak dira zalantzarik gabe eta horri

uste dugulako gainera horren kontra ez dagoela

hori bakarrik esatea ez da nahiko jakin beharko genuke ere zertarako eta guk horretaz ere

guk eta uste dut hemen gauden guztiok ardura hori izan beharko genukeela eta diogu egungo politikei babesa emateko

elkarrizketa mahai soziala ez dugu nahi eta gainera ez dugu uste gu bakarrik hori esaten dugula baizik eta lehen

eta gehiengo sozialak ere bai gure ustez norabide aldaketa egongo balitz eta benetan elkarrizketa soziala

euskal esparrua eraikitzeko eta euskal eredu sozio ekonomikoa bultzatzeko eta langileen alde bere lekutxoa ipintzeko segur aski beste maila batean

eusko alderdi jeltzaleak maila horretan egin du aldaketatxo bat maiatzetik hona eta ahalegintxo horretan agian errealitateak behartuta baina iruditzen zaigu guztiz beharrezkoa dela onartzea edozein

zati horren gehiengoa bertan egon behar dela

hori garbi gelditu beharko litzateke eta baita zertarako nahi den ere eta

inposatzen dizkiguten lan erreformak eta lege atzerakoiak aplikatzeko nahi baldin badugu mahai bat hor ere guk ezezkoa esango genioke ez dut

benetan mingarriak iruditzen zaidalako legebiltzar batean horrela hitz egitea sindikatuei buruz hitz egiten denean hau da gehiengoa duten sindikatuei buruz hitz egiten denean ateratzen da afiliazio kopuruena nik

ordezkaritza legebiltzar honetan dagoen bezala hitz egin dezakegu politikan ere hemen gaudenok zer ordezkaritza maila dugun itxaso jauna baina sindikatuei buruz bai ateratzen dugu

hitz egiten dugu sindikatuei buruz eta hitz egiten dugu blokeoa hitza betoa falta de responsabilidad chantaje de los sindicatos

arrondo anderea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andereak dauka hitza

besterik ez gureari botoa emango diogula eta besteei ezezkoa eskerrik asko arregi

euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andereak dauka hitza

eskerrik asko llanos andrea eztabaida amaituta bototara jarriko dugu itxaso jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

jatorrizko testua ez da onartu jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

osoko zuzenketa ez da onartu jarraian eta azkenik euzko abertzalea taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

abstentzioak bat ondorioz ez da onartuta geratu osoko zuzenketa hau

mozioa maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua elikagaien segurtasunaren lege proiektu bat egiteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda da lópez de ocariz andrea zurea da hitza

lópez de ocariz andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde sozialista taldearen ordezkaria den corcuera anderea zurea da hitza

eguerdi on guztioi atzo elikaduraren nazioarteko eguna izan genuen mila bederatziehun eta berrogeita bosteko urriaren hamaseian jaio baitzen elikadura eta nekazaritzarako nazio batuen erakundea

ezagutzen duguna atzoko nazioarteko egunaren helburua herritarrak munduan dagoen elikadura

mendean egon arren gosetea arazo

munduko bazter askotan gaur elikadura segurtasunaren inguruan ari gara eta ezer baino lehen

elikadura eskubidea mila bederatziehun eta berrogeita zortziko giza eskubideen adierazpen unibertsalak

finean munduko edozein pertsonak kantitatez eta kalitatez egokiak diren elikagaiak eskuragarri izateko duen eskubidea da elikadura segurtasuna aldiz kontzeptu teknikoa da

mahai gaineratu zuen gobernuek definitu eta inplementa zitzaten pertsonen elikadura eskubidea bermatuko zuten politika

elikagaiek zein jatorri izan behar duten edota elikagaiak nork kontrolatu behar dituen hori horrela gobernu gehienek merkatuaren liberalizazioaren bitartez bermatu nahi izan dute elikadura segurtasuna eta hala elikadura negozio bihurtu dute elikadura burujabetza ordea kontzeptu

elikadura segurtasuna bermatzeaz gain elikaduraren inguruko erabakiak nork

definitzen du hau da herritarrok hartu behar ditugula gure elikaduraren inguruko erabakiak eta ez merkatu

utzi ganbera honetan elikadura segurtasunaz jarduten dugunean ordea pertsona guztiek elikadura eskubidea bermatzeaz baino gehiago

hemengo osasun publikoan kalterik ez egitearen inguruan ari gara mundu ikuskera eta goseteak alde batera

hiru talderen arteko adostasuna lortu dugu batetik elikagaigintza industriaren eta kalitatearen plan estrategikoa garatzeko

elikadura segurtasunerako planaren zirriborroa garatzeko eta azkenik baserrietan osasun baimen

garatzeko azkeneko puntu honi egin nahi diot aipamen berezia baserritarren eskaera historiko bat

gaur egun baserritar batek berak ekoiztutako produktua transformatu nahi badu gazta txorizoa

adibidez instalazioetan ikaragarrizko inbertsioak egin behar ditu osasun eskakizunak betetzeko

horren errentagarritasuna ezinezko bilakatuz ez da justua baserritar bati eta enpresa transnazional bati instalazioetan berdina

ez da justua bere aktibitatea dibertsifikatzeko mermelada edo txorizoak egiten dituen baserritar bati

egiten dituen enpresa transnazional bati eskatzen zaion berdina eskatzea ez da justua

baratzeko jarduna dibertsifikatzeko ehun oilo dituenari

eskatzen zaion berdina eskatzea hau da egun araba bizkaia eta gipuzkoan daukagun errealitatea

baserritar askoren nahi eta ezina ziklo guztia itxi

hau da ekoizpena transformazioa eta salmenta burutu nahi dutenek bi aukera dituzte inbertsioetan

bertan behera utzi ikaragarria da arautegi honek baserritarrak eta herritarrak urruntzen sarraskia merkaturatzeko bide laburrak eten egin ditu eta galtzaileak ez dira baserritarrak bakarrik

eta transformatutako produktuak jan nahi dituztenak baina horretarako produkturik aurkitu dabiltzanak europara begiratzen badugu ikusten duguna zera da osasun baimenetan

markatzen duela europa osorako eta estatu bakoitzari uzten diola marko legal hori kontutan hartuta legedi propioa

frantziara edo austriara joaten bagara bestelako errealitate bat dagoela ohartzen gara lege marko berdinarekin baserritarrentzat egokitutako arautegiak dituzte baserritar eta herritarren arteko harremana zaindu eta

gaur ordea justua ez den egoera hau konponbidean jarriko da hiru talderen arteko adostasun honetan

eman delako bakoitzak nahi duen lekuan koka dezala guk elikadura burujabetzaren bidean urrats bat

baserritarrak eta herritarrak gerturatzeko lanean urrats bat delako orain espero duguna da jaurlaritzak sei hilabetean garatuko duen arautegi zirriborroan gaur onartuta geratuko den puntuak

oinarriak aintzat hartuko dituela besterik ez eskerrik asko eskerrik asko lazarobaster jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

lehendakaria sailburua legebiltzarkideok eguerdi on guztioi lópez de ocáriz andrea

gauza batean arrazoia daukazu gai honen aurrean

baina segur aski badaude horretarako arrazoiak gogoratu dezagun labur labur historia beste gai batzuk aparte utzita koltza olioaren krisitik hasi eta bi mila bateko behi eroetaraino

elemento clave en un tema como este bi mila zortziko apirilean elika fundazioa bere heldutasunean zegoen eta orduan zuk

sarrera luze eta dokumentatua zeukan legezbesteko horrek bertan eskatu zenion garatu zezala elikadura segurtasuneko lege proiektu bat gainera eskatu zenion sortu zezala euskal agentzia bat elikadura segurtasunerako eta agentzia hori

nunca se ha aprobado zuk ezagutzen duzu pnl horren ondorioz egindako legearen zirriborroak

publikoko eta elikadura segurtasuneko legearen zirriborroa

jakin badakizunez laurogeita hamabost artikulu eta xedapen dauzka eta guzti horietatik sei bakarrik dira elikadura segurtasuna arautzeari buruzkoak

baliabide behar ditu baliabideak ekonomizatu egin behar ditugu ez dirudi elikadura segurtasunak mami larregi duenik ez behintzat

que la sugerida ley alde batekin elikadura segurtasuneko plan bat garatzea horrek beharrezko

analisiari buruz elikadura katearen kontrolari buruz horiek martxan jartzeko beharrezko formakuntza eta ikerkuntza planei buruz

arteko koordinaziorako beharrezko planifikazioari buruz izan ere planifikazio hori planak ondo kudeatzeko faktore klabe bat da

presentarnos algo que avance en esta materia ondorioz elikadura segurtasun modernoa funtsezkoa da horretaz ziur gaude izan ere jaten dugun guztiaren osasun baldintzen bermea da uste dugu euskadin gai horretan dugun egoera europar batasuneko beste edozein herriren parekoa dela eta uste dugu

oso maila altukoa dela elikaren lan hori europa osoan aitortzen dute eta merezi du guk ere

eskerrik asko tellería jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd ez du hitza hartu behar

lópez de ocariz andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den corcuera andrea zurea da hitza

ahí estamos gracias eskerrik asko corcuera andrea eh bildu taldearen ordezkariak ez du hitzik hartuko
euzko abertzaleak taldearen ordezkariak telleria jaunak dauka hitza

eskerrik asko tellería jauna eztabaida amaituta bozketara pasako gara eta bozketan jarriko dugu

anderearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jatorrizko testua jarraian euskal talde sozialistak eh bildu eta euzko abertzaleak taldeak zinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko degu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai hirurogeita hiru abstentzioak hamar ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa